osoko blkurari gai zerrenda seigarren puntua

desegituratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak unzalu jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

legebiltzarkideok arratsalde on guztioi behin eta berriz eitbko zuzendaritzak

kudeaketa txarra salatu behar dugu kasu honetan radio vitoriaren egoeraz hitz egin behar dugu esango duguna ez da gauza berria

bi mila hamairuko ekainean legebiltzar hau arabako irrati honen alde izan zen egungo eitbko zuzendaritzak irrati honen

lehen erasoa eman eta segidan bi urte eta erdi beranduago esandakoa berriro ere errepikatu behar dugu ez baita

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria urruzuno jauna zurea da hitza

radio vitoria araban erreferentzia komunikatibo argia da entzuleen aldetik aitortza duena hurbilekoa

ikur egin duena arabar egunerokotasunari beste hedabideetan zailago suertatzen zaiona lortzen duena eta

hala baieztatzen dute bere laurogeita bi urtetako ibilbideak eta urteek ez da lehen aldia ganbera honetan radio vitoria hizketa gai duguna bi mila hamairuko maiatzean arabar gizartean eitbko zuzendaritzak

aipatuz iragarritako kaleratzeak tarteko kezka hedatu zen eta horrek eraman gintuen ganbera honetan ekainean

instituzioetan bezala auzia eztabaidatu eta eitbko zuzendaritzari hasierako asmoak eta egoera berbideratze aldera dei egitera kaleratze haiek zerbitzua ahultzeaz gain irratiaren beraren bizi iraupena ere kolokan jar zezaketelakoan eta talde guztiok

horretan talde guztiok balioan jarri genuen radio vitoriaren egitekoa egiari zor lehen unean iragarritako baino kaleratze gutxiago izan ziren aurrerago

eitbren administrazio kontseiluan onartutako lan deialdi publikoaren ondorioz beste bi postu amortizatu ziren

ordutik hona beste arrazoi batzuk tarteko besteren bat edo beste ere galdu egin da eta zuzendaritzak garai hartan bere konpromisoa adierazten zuen radio vitoriarekin

aipatu konpromisoa alde batetik esaten zuen irratiaren marka mantenduko zuela beste alde batetik programazioa

irrati orduak murriztu gabe eta hirugarrenik aipatzen zuen egiturazko plantila ere mantendu egingo zuela bi hiru urtetako ibilbidea ikusita bi hiru urtetako bilakaera ikusita uste dugu bilakaera honetan

eragina egon dela eta hartutako erabakiek radio vitoriaren egitekoa bera nolabait ahuldu eta kaltetu egin dutela bi mila hamairuko ekainean ganbara honetan aprobatutako legez bestekoan

administrazio kontseiluan eta langileen ordezkariekin eztabaidatzera dei egiten zen une hartan eitbn zegoen plan estrategikoak iraun bitartean bi mila hamabosteko otsailean ordea beste erabaki bat hartu zen ganbara honetan eta orduan ia aho batez eusko irratirako lan deialdi publikotik eratorritako erregulazio espedienteak sortutako

eitb taldearen egiturazko plantila zehaztera dei egiten zitzaion zuzendaritzari eta gure ustez hor dago

gakoak eta hori egin ezean beste behin ere halako arazoekin aurkituko gara horregatik jaso dugu

beharrezkoa da eitb talde guztiaren plantila egiturazko plantila zehaztea

beharrezkoa izango da sozietatez sozietate

alegia eitb net en etbn euskadi irratian radio euskadin eta radio vitorian bakoitzari dagokion plantila zehaztea auzi horrek

eta auzi hori konpontzen ez den bitartean

jarraitu egingo du dei zuzena egin zitzaion zuzendaritzari eta ikusi dugu handik hona hori ez dela egin

ez direla hasi ere egin eta etxe barrutik diotenaren arabera zantzurik ere ez dago egingo dutenen beraz gure erdibidekoan

eskaera hori jaso beharrean aurkitu gara hori egin ezean arazoek jarraitu egingo dute eta urtez urte aurtengoan bezala

pertsonalaren kalte ordainei aurre egiteko baina pertsonalaz harago radio vitorian badago beste arazorik ere aurrekontuei erreparatzen baldin badiogu ikusi dezakegu nola bi mila hamairutik gaurdaino

zortzi milioitan handitu baldin bada ere radio vitorian

eta xumea baldin bada ere beherakada bat egon dela radio vitoriaren aurrekontuetan gure ustez hori beharrezkoa da aldatzea

radio vitoriak ere aurrerantzean ere baduela egitekorik beraz bi edo luzeagoko epe batean hartu diren erabakiek zertan eragin dute uste dugu oso nabaria dela

gaindimentsionatuan teknikarien ordezkapenetan edo hobeto esanda ordezkapen ezetan eta arratsalde eta asteburuetako programazioan era zuzenean

erabakiek radio vitoriaren egitekoan funtzioan egunerokotasunean eragina izan dute eragin negatiboa

zuzendaritzaren asmoa radio vitoriarekin batzuetan komeni ez dena paretik kentzeko inanizioz hiltzen uzten da

gutxika iskanbila handirik gabe ez dakigu hori ote den

apustua baina bai dakiguna da apustu sendorik ez egiteak asmo horren adierazle izan ahal dela

argia erakutsi nahi du horregatik adostu dugun erdibidekoan

nabarmentzeaz gain berriz ere dei zuzena luzatzen diogu eitbko zuzendaritzari behingoz eitb taldearen egiturazko plantila zehaztu dezala eta soziatez sozietate langileen ordezkariekin plantillak
ditzala lehenbailehen eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

guk uste dugu ez dela posible radio vitoriaren desegiteari buruz hitz egitea

ehuneko hamareko murrizketa egon denean azken lau urteetan irratiko langileak ezin dira garapen teknikoetatik programazio aldeetatik eta

eskerrik asko unzalu jauna eh bildu taldea urruzuno jauna zurea da hitza

soilik nabarmentzeko interbentzioak ikusita badagoela nolabaiteko adostasuna ganbara guzti honetan

beraz guk dei egin nahi dugu benetan egoera aldatu nahi baldin bada uste dugulako denok bat egiten dugula egoera kezkagarria dela esatean

radio vitoriak baliabide presupuestarioak baliabide humanoak pertsonalari dagokionak eta uste dugu ea oraingoan zuzendaritzak ez duen entzungor egiten eskari hauei besterik

gabe eskerrik asko urruzuno jauna maneiro jaunak hitzik hartu behar du

entre los tres territorios históricos besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ramirez escudero jauna eztabaida amaitu denez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

hirurogeita hamairu eman dugu bozka

bederatzi abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena jai aisia eta jolas giroetako genero indarkeriari eta jokabide sexistei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildutik urrea andrea zurea da hitza

batzuk ikusten ditugu nagusiki estatu

horrelako ekimen batekin bere burua demokratatzat aurkeztu nahi du eta emakumeen eskubide defendatzailetzat onartezina

emakumeok emakumeontzako oinarrizko eskubideak eskuratuz joan gara alabaina euskal herriko mundu zabaleko emakumeok bigarren maila herritarrak izaten jarraitzen dugu ez baitugu eskubide guztiak berdintasunez gauzatzeko aukerarik gaur egun

askatasunik eremu publikoaz gozatzeko eskubidea ere urratzen zaigu bertan erasotuak izateko arriskuarekin bizi baikara emakume izate

utopia bat da guretzat oraindik desde

eh bilduk nabarmendu nahi du ezin dugula egoera honen aurrean geldirik egon hitzetatik

eta gure ardura politikoari erantzunez gaurko plenoan gure osoko zuzenketa defendatuko dugu indarkeria matxista lehen mailako arazo politiko gisa kokatzen duena

proposatzen dugu hil edo biziko garrantzia duen gai honi zentralitate politikoa

indarkeria matxistarik gabeko bizitzak bizi ahal izateko ponentzia honetan indarkeria matxistaren dimentsioa aztertu nahi dugu indarkeria matxistaren jatorria ondorioak eta bilakaera egoeraren diagnostikoaz jabetu azken finean bere osotasunean era berean

erantzuteko egiten den lana erakunde publikoen zereginean arreta berezia jarriz ze prebentzio lan egiten den ze politika egiten diren emakumeak

politika publikoak aztertu eta baloratuko ditugu eta hobetzeko egin beharrekoa eta guzti hauek ez genuke legebiltzarreko lau pareten artean soilik egin nahi proposatzen dugu ponentzia horretan mugimendu feministak ere parte hartzea adituak arituak emakunde eta inplikatuta dauden erakunde publikoak

eta gure egunerokotasunean bizi dugun neurrian lehen mailako arazoa guretzat ez da residuala las

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari

arratsalde on denoi gure taldeak oso

positibotzat hartzen du erdibidekoan ikusten den moduan gai honetan adostasun zabal bat lortu izana emakumeen kontrako

bat egin behar dugulako bai jai giroan gaudenean bai kalean zein norberaren etxe barruan gertatzen denean egoera eta leku guztietan gizarteari batasun mezua luzatzen ari garen bitartean

ezin dugu legebiltzar honetan botere legegilearen eskuduntza dun erakunde honetan ulertezina da giza gaitz honi aurre egiteko elkarlanaren eta batasunaren bitartez indarrak ez batzea nire

emakumeok sufritzen dugun indarkeria matxistaren inguruan modu objektibo edo zabal batean hausnarketak egin dituzte guztiz errespetagarria nire asmoa behintzat gai honetan muinera joatea da hau da jai giro aisialdi eta jolas giroetako genero indarkeri eta jokabide sexistei nola

eta hobetzeko neurriak onartzera etorri naiz udaren

astero astero jaiak ospatzen dira euskal herri osoan baina tamalez jai giro eta baketsu batean igaro beharrean gertatzen dira hainbat sexu eraso eta gehiegikeri

uneoro baina esan dudan moduan tamalez gertatzen ari dira uda honetan ezagutu ahal izan ditugu oihartzun handia izan

eta espezifikoki jai giro eta aisialdi momentu horietan gertatutako eraso eta gehiegikeri horiei aurre egiteko beharrezkoa da

eta erreminta hori bi mila hamabosteko uztailean aurkeztu zen beldur barik gunea izenarekin horrela azaldu zen aurkezpen egunean beldur barik gunea es una estrategia de acción global

eta horregatik talde popularra talde sozialista eta

erdibidekoaren lehenengo puntuan batzen den moduan eskatzen dugu

behin beldur barik gunea programa ezarri eta gero zer nolako emaitzak izan ditugun eraso sexisten inguruan gure herrietako jaietan aisialdi guneetan hauek hausnartu eta beti hobetzeko asmoarekin beharrezkoak izango liratekeen ekintza eta planteamendu berriak txertatuz

bere lidergoa sendotu dezala beldur barik gunea programaren inguruan erakunde arteko konpromisoa sendotu gero eta euskal udalerri gehiago batu daitezen

aisi eta jolas giroetako genero indarkeri eta jokabide sexisten aurrean mezu bateratu bat zabaldu dezagun beharrizan konpromiso hausnarketa eta ekintza guzti horiek euskadiko seigarren berdintasun planean barneratuta daude eta orain ez naiz hasiko azaltzen plan horren burutze lanetan

eta plan hori nortzuk onartu duten azaltzen

elkarte eta posizio politiko ugari eta ezberdinek babestuta dagoela berdintasun planaren hirugarren ildoan barneratzen dira esparru honetako politikak eta hauek bideratzeko ezinbesteko tresna da beldur barik proiektua guztiontzako ezaguna da beldur bariken traiektoria eta zelan bi mila bederatzigarrena urtetik hona nola

handiagoa izaten ari da gaur egun euskal gazteriarentzako berdintasun politiketan parte hartu eta modu sakonagoan aztertzeko eredu bihurtu arte beldur barik gunea beldur barik proiektuaren barne dagoen programa espezifikoa da eta denok dakigun moduan beldur bariken markoa

eta parte hartzen duen erakunde bakoitzak eskumen

talde politiko ezberdinen artean egon daitezkeen ez ulertuen gainetik gure taldeak inoiz ez dauka inolako arazorik sinadurak

erdibidekoetan jartzeko hala ere uste dut

jarrera bateratu bat izango behar genukeela bai gustatuko litzaidake galdera bat egitea benetan

aurre egiteko ponentzia bat martxan jartzea biderik onena dela kasu guztietan ponentziak eratzea benetan politika eraginkor eta hoberenak eratzea dakartzate

gaitz larri honi erremedioa jartzeko hori errezeta magikoa da

ambas fundamentales a nuestro entender besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea

pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria ruiz anderea zurea da hitza

eskerrik asko rojo anderea eh bildutik urrea anderea zurea da hitza

urrea andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora

pero que tenemos que seguir por ahí eta bukatzeko bai gustatuko litzaidake aukera hau aprobetxatzea alde batetik beldur barik gunea programa honetan parte hartu duten

eta animatu hurrengo urteetan ere horretan jarrai dezatela gero eta eragile eta bide lagun gehiago aurkituz eta baita deia egiten diogu hemendik parte hartu ez duten udalei animatu daitezela lehen esan dudan moduan denon artean egin beharreko lana da eta bukatzeko erdibidekoa sinatzeko izan duten prestotasuna eskertu talde guztiei
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga

eztabaida amaitu dugunez bozketara pasatuko gara bozkatuko dugu euskal talde popularrak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

hirurogeita hamaika eman dugu bozka berrogeita hamar hogeita bat abstentzio ondorioz erdibideko zuzenketa onartutako jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarte egunarena azaroaren hogeita bosta dela eta data horixe izendatu baitu nazio batuen erakundeak emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna gure gaitzespenik irmoena adierazi nahi dugu emakumeen aurkako edozein indarkeria adierazpenekiko zein nahi ere den fisikoa psikologia sexuala sinbolikoa

barne daudelarik finenak eta normalizatuenak hala nola sexuen araberako

edo bizitzaren esparru askotan emakumeak ikusgai ez egotea besteak beste berretsi nahi dugu arazo estruktural baten aurrean gaudela eta emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunik eza oinarri duenez ezinbestekoa dela berdintasun politikak baliatzea adituek zein nazioarteko erakundeek gomendatzen duten bezalaxe emakumeen aurkako indarkeria

izan ere oraindik ere aukera desberdinak eskaintzen zaizkie emakumezkoei eta gizonezkoei

pertsonen askatasuna mugatzen da saiatu behar dugu bestelako gizartea eraikitzen non pertsona guztiek askatasuna izango duten

non aukera izango duten potentzialtasun osoz garatzeko eta non giza eskubideei begira berdintasunezko eta begirunezko tratua jasoko duten

integrala eta koordinatua garatzeko tratu onen eta emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alde

har ditzaten urteko egun guztietan baita azaroaren hogeita bosta dela eta burutuko diren ekitaldietan parte har dezaten ere besterik gabe